egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

bigarren tokian eztabaidatuko dela eta bigarren puntua zortzigarrenean gai zerrendako lehenengo puntua lehenbailen eztabaidatzeko

azken olatu denboraleen efektuak arintzeko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburua jaun andreok egun on guztioi

nada más muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

egun on guztioi egia da aurtengo urte honen

gure kostaldeak akaso gutako askok inoiz ikusi gabeko moduan jo du nahiz eta gerora

ditugun orain dela urte dezenteko argazki zaharrak dokumentu zaharrak antzeko denboraleen lekukotasuna utzi digutenak egia da itsasoak horrela jotzen duenean gogor baino gogorrago jotzen duenean ikusgarri bihurtzen duela gure kosta eta horrek

ikusmina ere sortu duela baina ikusgarri izateaz gain kontrolaezina da itsasoaren indarra eta ikaragarrizko kalteak eragin dizkigu bai bizkaia eta bai gipuzkoako

herritan ikusi izan dugu bermeoko dikea puskatu ondoren olatuak nola sartu izan diren porturaino hondamendia eraginez eta harriduraz ikusi dugu nola donostiako

lau eta bosgarren zubia ere kaltetu dituen itsasoak azpiegiturak jan ditu errepideak

zubiak hondatu itsasontziak hondoratu banakakoen lokalak eta negozioak ere kaltetu larriki guzti hori onera ekartzeak kostu handia izango du

baina gainera unzalu jaunak aipatu duen bezala ikusi ahal izan genuen

kaian itsasoak arrantzale bat

jan zuen uretara botata benetan

elkartasuna eta gure saminaren adierazpena bizitza batek ez dauka konponbiderik lehen aipatu ditudan beste gainontzeko gauza guzti horiek bai hasiera hasieratik esango nuke gure erakunde ezberdinetako arduradunek bere inplikazio zuzena agertu dutela

bai sorospen bai segurtasun bai larrialdi zerbitzuetako arduradun eta langile guztiek egin izan duten lan hori

lana izan dela gure

dute eskuduntza eta bakoitzak hartu behar ditu bereak diren ardurak kontrakoa

eskuduntza zuzena du portu azpiegituretan eta zalantzarik gabe eskuduntza horrek eskatzen dizkion ardura guztiei aurre egingo die

adibidez non behin behineko eta presazko lanak jarri zituen abian gertatu orduko hondamendia

ondorio larriagorik izan ez zezan

nolabaiteko diagnostikoa egiten kostako errepidean gertatutakoari buruz

azaltzen bizkaiko aldundiak ez oizko laguntzak bideratu ditu lurralde horretako hainbat udalentzat udal mailan ere eman dira pausuak eta udalak ere mugitu dira aurre egiteko hondamendiari

udaletxean lortutako aurrekontuak aurrera ateratzeko euzko alderdi jeltzalearen eta udal gobernua osatzen duen bilduren arteko hitzarmena beste arrazoi batzuen artean hain zuzen donostiak jasan dituen hondamendiei aurre egin ahal izateko partidak

eta hala ere gure udaletatik gure foru aldundietatik eta gure jaurlaritzatik haratago badago baita beste erakunde bat zer esan handia daukana gure itsasertzean estatuko gobernua bereak dituelako gaur gaurkoz itsasertzeko itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoan

oso kezkati agertzen zaigu bere eskuduntzak

gorde nahian adibideak mila izan daitezke eta ez naiz hasiko horiek aipatzen baina hain zintzo edo zorrotz jokatzen duenez bere eskumena

espero dezakegu nahiz eta oraindik ere ikuskizun den eskuduntza horietatik eratortzen zaion zuzen zuzeneko erantzukizunari

duela azpiegitura publikoetan sortutako kalteetaz haratago badaude beste kaltetu asko ere

pribatuak beraien jabetzetan beraien lonjetan edo biltegietan

oso da garrantzizkoa baita bestentzat ere baina hauentzat bereziki

jarduera azken finean bai jatorrizko ekimenean eta nola ez lortu dugun erdibideko honen helburua

guzti honetan zer esana duten erakunde guztien arteko lankidetza eta koordinazioa sustatzea kalteen neurketa egitea eta bakoitzaren arduren banaketa egitea

laguntzea eta guzti horrekin batera beren ondasunetan kalterik izan dutenen aldeko jarrera jarrera baino gehiago ekimena azaltzea bereziki bestelako babesik gabe geratu direnen alde herri honetan horrelakoak gertatu izan direnean beti egin izan dugun bezalaxe

a votar esta enmienda de transacción eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza sí gracias presidenta

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den lopez de ocariz andrea zurea da hitza

bilduk ondo ikusten duela alderdi sozialista eta euzko alderdi jeltzalea sinatu duten

besteak beste uste dugulako bi hiru eta laugarren puntuetan jasotzen dena momentu honetan egiten ari dena dela edo momentu honetan

epe motzera egingo diren edo hartuko diren neurriak jasotzen dituztela oker ez banago

aldundien artean uste dut momentu honetan gainera

ari dela eskumena duten administrazioen ordezkaritza bat bisitak egiten eta balorazioak egiten gaur bertan ere gipuzkoako batzar nagusietan gai honetaz agerraldi bat dago eta uste dut eusko jaurlaritzako ordezkaritza bat ere bertan egon behar dela eta orduan ikusten dugu

jasotzen direla baina momentu honetan hartzen ari diren neurriak direla beraz alde horretatik

jasotzen dena ere ondo ikusten dugu zoritxarrez hildako

ingurukoei elkartasuna helaraztea emetik ere baina euskal herria bildutik

ondorioak edo denboralaren ondorioz egin al diren irakurketak soilik arlo horretara murriztu edo mugatu

bizkaiko gipuzkoako eta lapurdiko kostaldean sortaraziko kalte materialak zelan konpondu noski hori aztertu behar da baina horretaz gain uste dugu beste irakurketa bat ere egin behar dugula

ari garenean nik telebistako irudiak ikusi nituenean niri burura gauza konkretu bat etorri zitzaidan ikusten ari nintzen bermeoko irudiak donostiako irudiak

eta hain bat bizkaitar erabiltzen dugun hondartza bat agertu zen karraspioko hondartza mendexan dagoena mendexako udalerrian

bi mila hamairuko urrian euskadiko epaitegi nagusiak emandako sententzia bat epai horrekin bertan behera geratzen zen mendexako arau subsidiarioen aldaketa bat aldaketa horrek karraspion etxebizitzak eta parking handi bat eraikitzea helburu mendexako udal gestorak bere garaian bultzatutakoa eta bizkaiko foru aldundiak baimendutako arau subsidiarioen aldaketa ez dut imajinatu nahi zer gertatu al zen

itsas tenporala egon zenean eraikiak egonez gero

ariko ginen gaur egun eta ziurrenik diruz ordaindu denon diruarekin ordaindu behar izango ziren kalte materialetaz ariko ginen gaur egun ere

gure pentsatzea zer nolako irudiak ikusi ahal izango genituen egun horretan ere mendexatik bahiko hurbil dagoen ondarrun ageriko paduretan

bizkaiko foru aldundiarekin baimenarekin ere egin nahi zituzten bostehun etxebizitza eraikiak egongo balira kasu honetan ere euskadiko epaitegi nagusiaren sententzia batek bertan behera utzitako etxebizitzen proiektua

edota zierbanan non udalak bultzatutako errekalifikazio baten ondorioz itsas lehorreko jabari publikoan hainbat etxebizitza eraiki nahi den lekuan eta horrela jarraitu nezake hamar minutuak agortu arte kalteak

kostaldean sortaraziko kalteak ez dira itsasoak sortarazitakoak kostaldean egindako kalteak porlana eta adreilua sortarazitakoak dira itsasoak egin duena da

direla konpondu ahal diren kalte materialak baina kostaldean urtean zehar sortutako kalteak benetako kalteak eta hori buelta ezinak direnak dira porlana eta adreiluarekin sortarazitako kalteak

badakigu baina ez da lehenengo bider izan eta ziurrenik

badakigu beharrezkoa dela oreka bat bilatzea herrien hedapen urbanistikoa eta ingurumenaren artean baina agerian utzi nahi genituena gaurko honetan da oreka hori aspaldi gainditu izan dugula

esan dudan bezalaxe itsasoaren indarrak sortarazitako hainbat kalte materialak saihestezinak dira baina beste hainbat

hor dago jatorria hor bilatu behar da jatorria eta ez itsasoen indarrean itsasoak ez du kostaldean kalterik sortu

beraz ondo daude eta ulertzen ditugu gaur egun hona ekartzen diren eztabaidak eta beharbada beharrezkoak dira ere kaltetutako herritarrek eskatzen digutelako eta

aurre egin behar zaielako administrazioen artean koordinazioa bat bateko erantzun arina eskaintzea eta gertutasuna bai ulertzen dugu eta konpartitzen dugu aldarrikapen hori badagoela eta noski erantzun egin behar zaiola baina badaude hainbat herritar ere

sakoneko hausnarketa bat eskatzen dutenek noiz arte kostaldea

noiz arte ingurumena hainbat jarduera ekonomiko garatzeko beharrezkoa den espazio fisiko bezala soilik eta jarduera ekonomikoak esaten dugunean industrialak edo bizitegi erabilera emateko ari gara noiz arte kostaldearen mugagabeko okupazioarekin jarraitu behar dugu

hurrengo belaunaldiak disfrutatzeko utzi behar dugun ondare bezala kontsideratzen

gaur planteatzen duzuena ondo eta gure aldeko bozka jasoko du erdibideko testu horrek baina ahaztu barik gure kostaldean buelta ezinak diren

ez itsasoak sortu dituenak horiek konpondu ahal diren kalte materialak direlako eskerrik asko
maeztu jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde sozialisten ordezkaria den unzalu jauna zurea da hitza

eskerrak ematea aldeko bozkarengatik talde guztiei baita eh bilduriere

luze ekarri duenari erantzuteko gogoa sortarazi zaidalako jaitsi naiz nahiz eta ez dakiten oso ondo zer esan horri behar bezala erantzuteko lau minutu hogeita hemeretzi segundotan kostako herri bateko kumea naiz bertan jaioa eta bertan bizia naizena

nik ez dut esango historian zehar gure herrian eta beste hainbatetan gauza guzti guztiak

eta inolako aitzakiarik merezi ez dutenik baina bai badakitena da zumaian urrutirago joan gabe bederatzi mila eta piko lagun bizi garela

ez dela gure herria herri txarra bizitzeko eta egia dela porlana eta adreiluz egindako herria daukagula

porturako sarbidea harriz eta porlanez egina dagoelako

harri gorriz behintzat egina badagoelako eta zorionez edo zoritxarrez gizakiok

gure zerbitzuak bermatzeko gure bizi kalitatea bermatzeko gure etorkizunari bide emateko azpiegiturak eta

kostan gertatzen den zerbait esango nuke barrualdean ere gertatzen dela

kalte hori denok jakara adibidez joango bagina bizitzera eta gure zaletasuna belaontzi bat ez dela nire kasua hartu eta itsasora ateratzea izan ordez izango balitz

eskiak jarri eta ama lurra larriki zauritu duen azpiegitura erraldoi batetan barrena

bat erosi eta erremonte batetan mendi tontorrera igo gero jaitsieran gozatzeko
eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga

euskal talde popularraren ordezkariak ez du hitzik hartu behar eh bildu taldearen ordezkariak maeztu jauna zurea da hitza

erantzuna ez dakit zergatik esaten duzun

zuri erantzuteko gogoak piztu zaizula azken finean uste dugu partekatu ahal den gogoeta bat

kontziente gara itsasora begira bizitzen diren hainbat herri daudela nire lehenengo interbentzioan esan dut oreka bat bilatu behar dela

eraikitzea herri bat itsasotik babesteko edo babes

egiteko eta kirol portuarekin datorren espekulazio eredua ezartzeko ez da berdina horregatik orekaren hitza

gainera hau ez da soilik eh bilduren

txosten bat ikusteko destrucción a toda costa deitzen zen eta ez bereziki itsasoak sortarazitako

ari zen txostena los municipios más destruidos de españa eta azterketa horretan calvia marbella

egin behar dela eta bakoitzak jakingo du gero bere bizitzan koherente den defenditzen duenaren ala ez baina hemen honetan kostaldearen kalteen inguruan ari garenean eta ikusten ditugun irudiak ikusten ditugunean jakinik berriro ere gertatu behar direla lehen ere gertatu direlako zuk ondo aipatu dozun bezalaxe hau ez da izan

badaude historian beste momentu batzuk antzerako

gertatu direla eta ziur aski berriro ere

gizarte bezala gogoeta hori egiteko eta ikusteko ze nolako erabilpena egin dugun kostaldeena eta zer nolako okupazioa egin dogun ba ziurrenik ez dakit noiz espero dut

eskerrik asko maeztu jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal sozialistak eta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

aho batez onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako zortzigarren puntua mozioa

euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua euskal autonomia erkidegoko nekazaritzako eta itsas arrantzako prestakuntzaren geroari buruz

proposamena egin duen taldearen txanda lópez de ocariz andrea zurea da hitza sí gracias presidenta

egun on guztioi hezkuntza hezkuntzan edo hezkuntza nekazaritzan gaurko osoko bilkuran

ez zuten izango jaurlaritzak legebiltzar honetan onartutakoa errespetatu eta bete izan balu edota eskoletako eragileekin itzartutakoa bete

lehenbizi esan gure ustez eskolek bi zeregin nagusi dituztela batetik ikasleak ongi trebatuak ateratzea eta bestetik ematen den zerbitzu horretan kudeaketa garden bat edukitzea historikoki

eta arrantza sailean aurkitu izan ditugu eskola hauek nekazaritza sailean egon izan diren beste erakunde asko eta asko bezala behin eta berriz salatu izan da nekazaritza eta arrantza sektorearen inguruan enpresa publiko eta parapubliko gehiegi daudela eta bertan eajren gotorlekuak direla hauek

joaten dela kudeaketa guztiz iluna eramaten dela kontratazioak eta lan baldintzak modu arbitrarioan ezartzen direla

nahi erara eta nekazaritza eta itsas arrantza eskolak dira horietako beste bat

bereziki egindako salaketetan aurretik aipatu ditudan

guzti hauetaz aparte horretaz gain sektoreari programazioetan parte hartzea ukatu

eta eskola hauetan nekazaritza eredu espezializatu eta intentsiboa irakatsi da urte askotan eajk ahal izan duen leku guztietan bultzatu duen eredua beste nekazaritza eredu bat egon daitekeela aipatu ere egin gabe azken urteetan nekazaritza iraunkor eta

herrikoiari leku egiten hasiak dira ikastetxe hauek halabeharrez mundua aldatzen doalako ekoizleak eta herritarrek

behar batzuk dituztelako edonola ere gaur egun ere menderatzailea eta nagusia den eredua espezializatua eta intentsiboa da beraz eskola hauek berez dituzten zereginak batetik lehen aipatu bezala ikasleak edukien aldetik ongi trebatuak

kudeaketa garden bat eramatearena gure iritziz ez da betetzen ez bata eta ez bestea onartzen dugu

trebetasuna izan zuela asmatzeko ez hainbeste legealdiaren amaieran presaka

egin zuelako hori segur aski hobeto egin zitekeen baina bai ordea planteamenduarekin hezkuntza hezkuntza sailean kokatzearekin guri ondo iruditzen zaigu hori zergatik

programazioaren inguruko erabakiak eta ildoak sektorearen partehartzearekin modu zabalago batean

hartuko direlako eta bestetik kudeaketa askoz ere gardenagoa

hezkuntzan hezkuntzan kudeaketa guztiz arautua dago uniformea da kontratazioak ordezkapenak soldatak lan baldintzak guzti hori goitik behera araututa dago guri iruditzen zaigu

hezkuntzan egon behar dela legebiltzar honek ere pasaden maiatzean horixe erabaki zuen jaurlaritzak

bi sailen arteko formula misto baten alde egin zuen iaz eskoletako langileen ordezkariekin

baina udazkenean formula misto hori legalki posible ez zela argudiatuta dena nekazaritzara

eta borondatea erakutsi digu jaurlaritzak hortaz non geratzen da legebiltzar honek onartutakoa non geratzen da langileekin adostutakoa gai honetan ikusten dugu jaurlaritza

tematuta eta itsututa besterik ez

eskerrik asko lazarobaster jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den corcuera andreak dauka hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jaunak dauka hitza

mahaiburu anderea sailburuak legebiltzarkideok egun on denoi

estatutik transferitu zutena mila bederatziehun eta laurogeian ordutik

jaurlaritzaren baitan nekazal eskumena izan duten sailen baitan eskumen hau sektore publikoak garatu izan du beti

inoiz sekula santan ez da pribatizatu

eta sozialisten asmoetatik kanpo zegoena zergatik ez zuten lehenago horretan pentsatu seguraski sektoreak ez zuelako horren eskaerarik egin

hogeita hamaika urte saritu ondoren pertsonaz osatutako

arazoren bat gertatzea gauza logikoa da baina hortik aparte

transferentzi dekretua tramitatzeko orduan ez zen gatazkarik izan ez

ezta eskoletako eraikinekin behiekin edo patatekin ere zein izan zen bada arazoa

horrekin batera bere jatorrizko hitzarmen kolektiboaren ondoriozko onurak así

eta giza espirituaren partea da baina kudeatzeko ardura duen erakundeak interes orokorrak lehenetsi behar ditu hori egin beharrean desoreka

baldin badu desegokia deritzot gutxienez eta desoreka ahalbidetzea bakarrik ez

hori ez da aitzakia izan legegintzaldian zehar konbergentzia egoteko izan ere legeak horixe

ekonomiaren garapen eta lehiakortasun sailak jarrai dezala nekazal hezkuntza zuzentzen hori baita

horrek ez digu interesa kentzen eskola horiek integratzeko integratutako ikastetxeen dekretuak ezarriko duen bezala al tiempo y entendiendo que el tema

eskerrik asko tellería jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz lópez de ocariz andrea zurea da txanda

andrea eh bildu taldearen ordezkaria den lazarobaster

nekazaritza eta itsas arrantza eskolak sektoretik gertu egoteko

kokatu behar direla diozue nolabait europatik datozen politikak programak

dutela ikastetxeek ere eta hezkuntzan egoteak

etetea dakarrela sektorearentzako sekulako galera izango balitz bezala ari zarete aurkezten aldaketa hau horrela ari zarete sektorean ere ideia hau zabaltzen

guk diogu ezetz hezkuntza hezkuntzan duela eta hortik aurrera posible dela bi sailen artean elkarlana egunerokoan sakonera handikoan behin eta berriz hori guztia posible dela

bi hiru egunetan hemen nire aurretik egin diren

legebiltzarrera iritsi zaizkigula nekazaritza eta arrantza sektoreko eragile desberdinen

denak eskatzen nekazaritza eta arrantza sailean kokatzeko hezkuntza hor eajk egin du bere indar

hogeita hamar urtean gobernuan egoteak laguntzen du horretan eta egun gobernuan egoteak ere bai nire ustez

da lotsagarria hori azkeneko egunetan horrenbeste

eragile hauei gai hau aste honetan iritsi zaiela eta ez dutela denbora nahikoa izan ez aztertu eta ez eztabaidatzeko benetan gai honen sakonean dagoen argi adierazi zaiela hartu beharreko posizioa zein den eta ziur nago baita

jaurlaritzak esan izan balie posizioa

hezkuntzan kokatzearena jaso izango genituela jaso ditugun atxikimendu guztiak baina justu kontrakoa esaten

hortaz eaj

onartu ezazue ezin dituzuela garai batean beste txiringito eduki

eta hortaz nahi baduzue beste egun batean hitz egingo dugu

eta guzti hauei buruz gure aldetik esan erdibidekoari babesa emango diogula gure sinadura ere hor nahi genuela ikustea baina betiko arrazoiagatik eta denok ezagutzen dituzuen arrazoiagatik ez dela agertzen

eskatzea itsukeria horretatik ateratzeko eskerrik asko

euskal talde popularrak eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai

onartuta geratu da gai zerrendako hirugarren puntua honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena mozioa lur etxeberria iradi eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua emakumeek haien bizitzaren gorputzaren amatasunaren eta sexualitatearen inguruan erabakitzeko eskubideari buruz mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

kontzebituaren bizia eta haurdunaren eskubideak babesteko aurkeztu duen lege organikoaren proiektuari buruz proposamena egin duen taldearen txanda etxeberria andrea zurea da ekimena aurkeztu eta aldezteko

egun on guztioi adela ibabe ortueta mila bederatziehun eta berrogeita bosteko udazkenean jaio zen

zubietagainekoa baserrian zortzi seme alabetan bosgarrena adela

oñatiko eskoletan eta ondoren beranduago mila bederatziehun eta hirurogeita zortzian arrasateko ikastolaren sorreran parte hartu zuen adela hogeita zortzi urterekin

abortatzea debekatuta eta gogor zigortuta zegoen garai hartan klandestinitatean ezkutuan egiten ziren abortuak eginkizun arriskutsua eta garestia

adelaren ebakuntza frantziatik etorritako mediku batek egin zuen irungo etxebizitza batean ventas auzoan

debagoienara itzuli zen baina segituan

ospitaleko medikuek baieztatu zuten barne odol jarioa zuela eta larri zegoela anbulantzian sartu eta gurutzetako ospitalera eraman zuten

eta hantxe gurutzetako ospitalean hil zen odol hustuta adela mila bederatziehun eta hirurogeita hamairuko otsailaren hamaikan

zortzi urte zituen gabriel aristik idatziz kantatu zion adelari

eta adelaren oinordekook kantu honen esker jaso dugu gure historiaren zati hau eta

ez dugu historia ahaztu nahi eta ez dugu historia errepikatu nahi gabriel aristiren hitzak gure eginez adela geurea

mugimendu feministaren borrokak eta emakumeon praktikak legeen aurretik joan dira beti legediak

errealitate horri erantzun beste erremediorik ez du izan baina egia da

etengabeak izan direla haste honetan

parlamentuan eta berak zioen legeak onak badira jendearen bizitza erraztu behar dutela

zeinen logikoa baina aldi berean zeinen urrun gure errealitatetik

gallardonek ezarri nahi duen abortuaren debekua kontrako norabidean dator emakumeon bizitzak are gehiago konplikatzera etorkizuneko ateak ixtera askatasun eta aukera gehiago eman ordez bide bakarra inposatzera

emakume izateko bide bakarra abortatzeko eskubidearen kontrako erasoak eta orokorrean emakumeon askatasunaren kontrako erasoak etengabeak dira eta horrek zerbait erakusten badu emakumeon eskubideen ahulezia da

baizik eta askok emakumeok menpean nahi gaituztelako eta horientzat emakumeak eta eskubideak bi kontzeptu kontrajarriak dira emakumeak eta eskubideak bi kontzeptu kontrajarri dira

legeen aurretik joan dira beti eta horiek ekarri dituzte lege aldaketak

abortuaren legeztapen partzial bat egin bazen hirurogeita hamaseitik zetorren borroka baten ondorioz izan zen eta dezente beranduago bi mila hamarean emakumeoi gure erabakiz abortatzeko aukera ireki bazitzaigun neurri batean ohiko praktika zelako

baina esan bezala abortatzeko eskubidearen kontrako presioak eta erasoak etengabeak dira

azkena baina ez bakarra euskal herriko askoren memorian geratu da basauriko hamaika emakumeen epaiketa mila bederatziehun eta laurogeita bian mila bederatziehun eta laurogeita hamarean iruñan hiru mediku

abortatzeagatik eta mehatxu eta presioarekin lortu zuten handik aurrera nafarroa garaian aborturik ez egitea eta hala izan da bi mila hamaikan ansoaingo klinika pribatua ireki zuten arte eta ez dugu memoria ariketa handirik egin behar gogoratzeko ansoaingo klinika presionatzeko protestak iruñako gotzainak opus deiko enparatuekin

abortuaren kontra ansoaingo klinikaren aurrean araban bizkaian eta gipuzkoan halako presiorik ez dago

egin daitezen eta gaur egun egia da abortuen ehuneko laurogeita hamabosta hemen sare pribatura bideratzen dela

are gutxiago orain espainiako gobernuak legea errealitateari begira egin baino nahiago duenean zeruari begira egin esandakoa

legeek onak direnean jendearen bizitza errazten dute txarrak badira berriz

euskal herritarren gehiengoa abortatzeko eskubidearen alde dago

eta gallardonek kontraerreformaren bidez abortua debekatzeko

hemen gehiengoa adelarekin eta basauriko hamaika emakumeekin dago

kontraerreformaren kontra dagoela eta abortatzeko eskubidearen alde dagoela

ez garelako inkubagailuak emakume izateko hamaika modu daudelako

betebeharra gure egiten ez dugulako gure etorkizuna gurea delako pertsona askeak

eta harreman horizontalak hori da gure iparra gallardonen kontraerreformak hego euskal herrian ez dauka babesik eta orain zer

zer datorren mozio honekin guk proposatzen dugu hitzetatik ekintzetara pasatzea

gure bide propioa egiten hastea hemen gehiengo bat badago abortatzeko eskubidearen alde

hortaz goazen goazen pausuak ematen hastera hemen abortatzeko eskubidea

kataluniako parlamentuak bide hau hasi berri du ba goazen gu ere gure jatorrizko mozioan proposatzen dugu

eta bigarrenik emandako aurrerapausoak atzera ezin bihur daitezen

neurriak aztertu eta garatzea izan ere

oraindik gaur egungo legediarekin badagoela zer hobetua heziketa afektibo sexualari dagokionez

hedapena eta batez ere abortuak osasun sistema publikoan egitea sustatzea benetan abortua doakoa izan dadin unibertsala izan dadin

eta jaurlaritzari eskatzen diogu abortua debekatzeko arriskuaren aurrean aurrikuspenez eta prebentzioz joka dezala eta abortatzeko eskubidea blindatzeko aukerak moduak eta bitartekoak aztertzen eta lantzen has dadila

hitzetatik ekintzetara pasa gaitezen posizioa azaltzetik posizioa hartzera eta has gaitezen abortatzeko eskubidea blindatzeko

eskerrik asko etxeberria andrea maneiro jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

parar este anteproyecto horregatik ezetz esaten diogu proiektu honi

ezetza ere esateko espainiako gobernuaren proiektua

eraso bat da baina ez bakarrik emakumeei baizik eta gizarte plural

erregresiboa da atzeragarria atzerakoia erreakzionarioa inboluzioa suposatzen du atzeranzko

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburua legebiltzarkideok egun on denoi etxeberria andrea historiko ariketa egin duzu gaur hemen istorio gogorrak gogorarazi dituzu ezin ditugu horiek ahaztu eta egia da ezin ditugula errepikatu

eta emakumeek haien bizitzaren gorputzaren amatasunaren eta sexualitatearen inguruan erabakitzeko duten eskubideari buruz eztabaidatzen ari gara gaur nire partetik ez daukat esaldi mediatiko politikoki desegoki edo esateko gure taldeak eajk hitz bakarra dauka esateko

ez ez dugu gaur egun indarrean dagoen abortu legea aldatzerik nahi

aldatzea beharrezkoa ez zeukan ezer bi mila hamareko legearekin hain beharrezko zen edo ziren segurtasun juridikoa eta osasun segurtasuna lortu zen ez erreforma hau ez dago adostasunetan oinarrituta adostasun hitza kasu honetan

esan beharko genuke adostasuna zero norekin hitz egin dute nori kontsultatu diote noren ekarpenak jaso eta aztertzen ari dira hau gehiengo baten inposaketa da soilik ez ez dio eskari sozial bati erantzunik ematen

adieraziz ez lege berri honek emakumeen arteko desparekotasuna baino

errealitate bat izango delako legea indarrean jarri ezkero baliabideak dituzten emakumeak abortuak praktikatzea

den herrialdeetara joan ahalko dira eta zerbitzu horiengatik ordaindu baina baliabiderik ez daukatenek zer nolako baldintzatan egingo dute emakumeen bizitza arriskuan jartzen ari zarete

ez gaudelako ados osasun profesionalei erantzukizuna egokitzearekin lege proiektu honek segurtasun eza eta kezka baino ez dakarrelako hainbat eta hainbat arrazoi gehiago daude lege erreforma honi ezetz esateko eajren jarrera abortuaren aurrean ezagutzen duzue

argi utzi genuen behin ere bi mila hamareko abortuaren legea onartzerakoan esaten genuen kontzientzia hartu behar genuela denok haurdunaldiaren etenaldia ez zelako azaleko nahiera bat eta hezkuntza balore eta errespontsabilitatean oinarritutako konpromiso afektibo eta sexualean

esan dituenen artean gauza batzuk azpimarratu nahi nituzke

hitz egin du zer egingo duen jaurlaritzak zer egingo duen osasun sailak kataluniako parlamentuak izandako ideia ona izan daiteke blindar la ley esaten zuten

ez neurri egokiekin legezko neurriekin horiek zehaztu egin beharko dira sinatu dugun erdibidekoan konpromiso hori eskatzen zaio jaurlaritzari

tresnak martxan jarri ditzala baina ez ahaztu ere jasotzen dela

eta gure eskumenek ahalbideratzen duten heinean legezko baliabideekin egitea beraz ezin dugu hori ahaztu legearen barne jokatu behar dugula legebiltzar honetan eta beste batzuetan legeak egiten baititugu

baina legeak betetzeko egiten ditugu beraz ez du balio batzuk leku batzuetan legeak betetzea eta beste leku batzuetan besteoi ez betetzeko eskatzea

upyd talde sozialista eh bildu eta gure taldea euzko abertzaleak taldearen artean bertan lege proiektuaren kontrako jarrera islatzen dugu

eskatzen diogu espainiako gobernuari eta jaurlaritzaren eskumenen barne dauden legezko baliabide eta tresna guztiak martxan jartzea adostu dugu eskertu nahi diet talde bakoitzeko ordezkariei adostasun honetara heltzeko izan duten prestotasuna esan dudan bezala

izan baitu adostasun honek islatzen du gure gizarteak gaur egun bizi duen egoera euskal herrian gehiengoa gara gu guztiok batuta eta
gehiengoak ezetz dio lege proiektuaren erreformari eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga
zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andereak dauka hitza